gai zerrendako zazpigarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena covid hemeretziak eragindako

emozional eta mentalean izan duen inpaktua aztertzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena taldea proposatzailea lehen txanda da eh bilduren ordezkaria den garde andreak dauka

gaur herritarren osasun emozional eta mentalaren inguruan hitz egin nahi dugu guretzat agerikoa delako covid hemeretziaren pandemiak

eta izango duela guztion osasun emozionalean zein mentalean eta inpaktu hori ez da nolanahikoa kasu askotan bortitza izaten ari da

hori da osasun sailak berak emandako datuek erakusten digutena eta saiatuko naiz ez tematzen asko datuetan ze oraindik ere gutxi batzuk daude baina ditugunak jadanik eskandalagarriak dira edo

oso fuerteak ez pasa den urtean bi mila hogeian

gora egin zuten ehuneko hogeita zazpi ehun eta laurogeita zazpi pertsonek bere buruaz beste egin zuten eaen azken hemezortzi urteetako daturik altuena

quieren dejar de sufrir bi egunetik behin suizidio bat gaur bai baina etzi bai berriro hori da egoera larria bezain mingarria

okerrera egin du pandemiarekin bai beheranzko joera bat zegoen eta hori apurtu egin da eta

hori ere larria eta adierazgarria da eta oraindik ez ditugu aurtengo datuak baina ez dut uste onak izango direnik susmoa da ikusiko dugu baina bueno hala ere suizidioez gain ere gauza asko gertatu dira beste datu asko daude eta aldagai batzuk ere urte batetik bestera bi mila hemeretzitik bi mila hogeira bitartean osasun mentaleko kontsultek gora egin zuten ia ehuneko hamairu

haur eta gazteen kasuan gainezka egon direla larrialdiak unitateak eta zerbitzuak

haur nerabe eta gazteen artean eta tamalez oraindik ez dugu honen datu zehatzik oraingoz osasun eta adingabeen auzitegietako profesionalek egindako adierazpenak dira

aztertzeko kontua da eta kontuz ze jendarteko sektore askok ibili dira

kriminalizatzen inkluso ia ulermen eta enpatiarik gabe eta agerian geratzen ari da

konplexu batean eten zaie bizitza eta estututa ibili dira eta

orokorrean datuak larriak eta kezkagarriak dira marrazten duten errealitatea brutala da eta kontuan izan behar dugu datu horiek

baina datuez haratago eskatuko dizuet orain begiratzera apur bat barrura ze datuak hor daude interpreta daitezke baina bakoitzak dauzkagun bizipenak

barrura eta gure inguruetara nork ez du pandemian zehar beldurra tristura

alboan sumatu nolakoa izan da lehen lerroan zaintza lanetan egon nahi direnen zama estresa

askotan adiorik gabe nola larri gaixotu direnen beldurra euren senide eta lagunena

daudenak sektore kolpatuenak gure artean jendartean prekario eta zaurgarrienak direnak

proposamen zehatz eta egingarri bezain ezinbesteko alegia covid hemeretziaren

zorrotz aztertu diagnostiko zabal eta sakona egitea berariazko egoera eta kolektiboak kontuan hartuta eta noski osasun mentalean lanean diharduten eragile eta profesionalen eskutik

jakin behar dugu zehazki zer gertatu den zer gertatzen ari den eta zer espero dezakegun eta hau ez da oraindik amaitu beraz egoeraren argazki izatea fundamentala eta ezinbestekoa izango da gure osasun sistema egokitu ahal izateko neurriak hartzeko tamainako erantzun bat emateko eta hori guztiarekin ez dugu nahi eta ez dugu esan nahi ez denik ezer egin

lana gutxiestea ezta gutxiago ere argi utzi nahi dut hau gure jarrera proposamen honekin eta

mentalarekin orokorrean eraikitzailea da eta izango da

programa batzuk martxan jarri dituela baina hala eta guztiz ere begira ze datuak es ke ikaragarriak dira

altuak dira hortaz niretzako ondorioa egin dena orain arte ez da nahikoa eta ez hartu txarrera ze ez diot

egoera eta pandemia baten aurrean gaude gainezka egin digu zentzu askotan eta osasun mentalari dagokionez kontuan

osasungintzan ahaztuenen artean egon dela la eterna olvidada diría orduan pentsa ez bueno pues bada momentua guretzako arnasa hartzeko erpin guztiak begiratzeko sakonean aztertzeko inpaktua ze hori behintzat

eta erabiltzaile eta pazienteekin hitz egin beharko da ere tira hortaz zabaldu begirada gainditu mugak ateak ireki sailaren ateak ireki sailetik atera ere eta

erronka itzela dugulako aurrean ate joka dugu gainera osasun publikoaren legea udazkenean etorriko dena osasun mentaleko estrategia berritu beharko dugu eta gure iritziz osasun mentala indartzera bideratu behar ditugu biak bai ala bai indartzera ze

momentu honetan hemen baina bere sailaren datuek diote

osasun mentalak pisua galdu duela osasungintzako aurrekontuetan

e ehuneko hamar egin du behera osasun sailak osasun mentalari bideratzen dion aurrekontuaren portzentajea

eta bueno guk ekimen zabala planteatzen genuen benetan uste dugulako aurrean dugun erronka herri erronka dela

kontsentsutik abiatu ganbera honetatik herri eragileen eskutik eta modu komunitarioan jarduteko ariketa

goazen diagnostiko bat proposatzera egitera zabala sakona ze

gelditu ikusi zer gertatu den eta ba denok adosteko moduko proposamena zela uste dut oinarrizkoa

nire ustez ona edo hobetu dela jatorrizko inkluso ekimena horretan eskerrak eman hernández jaunari

benetan espero dut gaur ondo azaltzea eta argitzea zergatik ezezkoa ematen diozuen diagnostiko bat egiteari ze asko hitz egin dugu eta hori ere eskertu dizut eta eskertzen dizut hemen ere baina bueno esan didazu metodologiarekin ez zaudetela ez duzuela konpartitzen

baina ez didazue ezta ere alternatibarik planteatu zuen zuzenketan esaten dena bueno

jarri daitezela berebiziko arreta ez baina benetan uste dugu profesionalek osasungintzako profesionalek hori jada jadanik egiten ari direla hortaz zer egingo duzue egoerari aurre egiteko arreta berezia jartzeaz gain

bueno eta gaurko ariketa eta azken egunetako

gure ekimena eztabaidatzea zen horri buelta bat ematea ez zuen zuzenketari eta

esan dut bazeneukaten beste zerbait proposatzea azkenean ezin izan da izan baina

baliteke etzi partzialki bada ere maskarak kalean kentzea baina ea noiz kentzen dugun gainetik beldurra ea noiz

eskerrik asko eskerrik asko garde andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza hernández jauna

eskerrik asko presidente andrea legebiltzarkideak momentu honetan sailburuak ez daudelako bueno gai garrantzitsu baten aurrean gaude hainbat alditan ere

dugu gai honi buruz eta aukera izan dugu errealitate hau hobeto ezagutzeko eta argi dago

mentalean eta dagokion hausnarketa egin behar dela eta horren arabera ere plan zehatz bat neurriekin bideratzea komenigarria ildo horretatik komenigarria ikusi dugu aurkeztutako proposamena baina ere guk gure zuzenketa aurkeztu dugu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

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on
jaun andreok legebiltzarkideok arratsalde on guztioi ekimen hau irakurri nuenean

gaiari eman behar zaion garrantzia eta ikusi nuen ere partekatzen genuela ekimena aurkeztu duen

gaiarekiko ardura eta lehentasuna eta beraz pentsatu nuen adostasunerako mezu bat ere bidali behar genuela gizarteak ikus dezan osasun mentalaren garrantzia eta osasun sailak ere jartzen dion arreta berezia

erdibidekoa lortzeko izan ere elkarbanatu izan dugun moduan osasun mentalak arreta berezia behar du egungo osasun sisteman

baina mezu argi bat bidali behar genuela bi mila hamazazpian legebiltzar honetan ere ekin genuen bezala adierazpen instituzional batekin porque es razonable pensar que

de nuestra enmienda beraz ekimenak ekartzen digun gaiarekiko eta ardurarekiko guztizko adostasuna hori bai betiko justifikazioak kentzen baditugu

egia da pandemiak gogor jo digu bai baina baieztapen horiek errealitatetik ere urrun daudela esan genezake akusazio horiek ez dute oinarririk ez baitago baieztatzeko daturik baina esan dudan bezala osasun mentaleko gaira zuzendu nahiko naiz zioan agertzen diren baieztapenak alde batera utzita

osakidetzak hor bai bat egiten dugu ekimenean ematen zaion garrantzia bai osasun mental eta bai emozionalarekin gaiarekiko arduraz jokatuz pandemiak eta aurretiazko egoerek osasun mental eta emozionalean izan dituen eraginak aztertuz

tresna askorekin egiten da baina ez talde ezberdinek proposatzen duzuen gaurko tresnarekin diagnostiko batekin eta gainera egitekotan

ya los tiene el departamento de salud analisiak eskatzen dira haur eta gazte edo infantojuvenil deritzon arlo honetan arlo hau aztertzen ari dira eta adibidez aurreikusita dago ospitaleetako urgentzietan psikiatria

hala ere kontuan izan behar da talde ezberdinek egiten dituzte eskaeratan

eskuragarritasuna denok dakigu nahiz eta gurea izan

ez daudela ezta eta hori haur gazteen arloan nagusietan ere epe luzeko zainketen ereduari dagokionez

oso baliagarria izan da osasun sailak eta osakidetzak hartu dituen neurri zehatzak ezartzeko

rico jaunak ere komentatu duen bezala ikerketa txostenak ere badaude hor dago ehuko adituek egindako ikerketa txostena nekane balluerka buru izan delarik

guretzako oso garrantzitsua da osasun mental eta emozionalari

programak laguntzak eta osakidetzak egiten dituen esfortzuak horregatik gure zuzenketan

esan diogu osakidetzari osasun sailari ekimen honen bitartez

egiten diren analisiagatik dauden txostenengatik inkestengatik eta egiten diren
hainbat eta hainbat programagatik ez dugu ikusten zuen diagnostikoaren beharrik beste barik eskerrik asko eskerrik asko berrojalbiz andrea
zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz mistoa

eskerrik asko martínez andrea erantzunen txandan eh bildu taldearen ordezkaria garde andrea zurea da hitza

eskerrik asko bueno erreplika abiatu nahiko nuke esanez guretzako oso inportantea zela gaia badela berebizikoa euskal herria bildurentzako

adostasunetik eta denok partekatzen dugun kezkatik pentsatzen nuen denok konpartitzen genuela baina ikusten dut

lehenaldia da pandemia osoan zehar lehen aldia ganbera honetan

horrelakoak pandemiaren inpaktuaren inguruan hitz egiteko ez lehenaldia pandemia osoan zehar eta bueno ze osoko bilkuretan askotan hitz egin dugu covid hemeretziak eragindako pandemia eta ondorio horien inguruan

noski hitz egin dugu birusari aurre egiteko neurriei osasun sistemaren inguruan sektore sektore izan duen eraginaz ekonomian kulturan babes sisteman

pero bueno los datos están ahí eh datuak dira nik ez dut ezer asmatu

gauzak horrela pandemiaren hamabost hilabeteren bueltan hilabete zail zail hauen ostean eskuartean ditugun datuekin

herritarren osasun mentalari garrantzia lekua eta denbora eman behar diogu

estudios inkestak ez o sea da egiten den guztiarekin

ba hau da egoera dauzkagun azterketa guztiekin denon eskutik

hau da egoera eta honi erantzungo diogu horrela hori nahi genuen

zuek jadanik eginda dago inkesta datuak azterketak y tal eginda

besterik gabe gaiak osasun mentalak lana eta indarra behar eta merezi du goazen estigmak eta tabuak apurtzera goazen osasun mentaleko sareak indartzera

muy bien goazen pandemiaren anabasa artatzera ze badago gu horretan bidelagun izango gaituzue baina gauzak egiteko benetan elkarlanerako prest zaudetenean deitu badaukazue
badaukazue berrojalbiz andrea nire zenbakia eskerrik asko garde andrea

tenemos que tener cuidado eskerrik asko hernández jauna euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria garrido andrea bertatik

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak rico jauna bertatik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

esan duzu ez dituzula datuak asmatu baina esan duzu aurrekontuak jaitsi direla eta hori ez da egia datuak esaten duten

badakigu beti ez dela nahikoa badakigu gehiago beharko direla eta horretan dabil osasun saila

gehiagorekin beraz guk osakidetzari gure zuzenketaren bitartez eskatzen diogu jarrai dezala arreta berezia jartzen pandemiak izandako ondorio emozionaletan eta bereziki osasun mentalaren gainean eta behar izanez gero osasun mentaleko sarean arreta bermatuz betiere arlo honetan lan egiten duten langile

erabiliz eta espero guztiok gaur plazaratu dugun osasun mental eta emozionalarekiko ardurarekin eta

inork ez daukala lehentasun gehiago edo gutxiago denok daukagu

asunto honekiko garrantzia hau ematen edo ardura edo lehentasuna ematen diogu eta orduan espero gure zuzenketan eskatutakoa ikusita eta garde andrea

legebiltzar honen adostasuna izatea osasun mentalarekiko bermea eta babesa
ikusi daiten gure zuzenketa babestuz eta beste barik eskerrik asko eskerrik asko berrojalbiz andrea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

ez da onartu erdibideko zuzenketa jarraian euskal talde popular ciudadanos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

ez da onartu eta azkenik euskal sozialistak euzko abertzaleak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabost eman dugu bozka berrogeita bat boto alde hogeita bi contra

beraz onartuta geratu da osoko zuzenketa gai zerrendako zortzigarren puntua eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena

ordezkaria den casanova jaunak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

saio honetako azken puntutara baina bueno anglosaxoiek esaten duten

puntu hau lehenengoz eta behin besarkada bi bat gurekin dauden tubacexeko enpresaren komiteko kideentzat eta beste bat zigor azpioleari labeko kidea itpko enpresaren komitearen kidea ere gaur deklaratzera deitua izan dela

barakaldon deklaratu behar izan du eta hemendik gure elkartasunarik

eskubideak defendatzen ari diren sindikalista guztiei egia da mugimenduak daude gure kaleetan azken boladan astinduta dago gure ehun produktiboa krisiaren efektuak nabaritzen ari dira oraindik eta enpresa askotan arazoak daude petronorren itp bertan aernnova alestis gestamp bilboko argiak

gutxietsi nahi baina errelebantzia berezia hartu du tubacexen borroka

langile kopuruagatik baina baita ere aktibatu duten mobilizazio olatuagatik eta uste dut erreferente bat bihurtu direla ez soilik

osoarentzat eta langileri osoarentzat tubacexeko langileen borroka eredugarria izaten ari da eta langile asko eta asko identifikatuta sentitzen dira

uste dutelako eta uste dut arrazoia daukatela beraiek harresi bat eraikitzen ari direla azken boladan patronalak erakusten ari den hainbat praktika desegokien aurrean sabemos que la lucha de tubacex

handia ez da soilik enpresa baten gorabehera hemen pultsu bat dago tubacexen zuzendaritzaren partetik ikuspuntu ideologiko batetik aritzen ari dela egia da enpresak zailtasunak dituela zailtasun ekonomikoak batzuk propioak eta beste batzuk operatzen duen sektorearenak

sektore horretan sekulako aldaketak ematen ari direla eta gehiago emango direla epe labur ertain eta luzera gaur goizean trantsizio energetikoaren inguruan akordio bat erdietsi dugu eta gaur gaurkoz eztabaida politiko nazioarteko eztabaida politikoaren erdigunean deskarbonizazioa dago eta berez ce o biren

harremana zuzena daukaten sektoreetan aldaketak badatoz eta aldaketak oso sakonak izango dira dudarik gabe baina hemen gauzak nahasten ari direla uste dugu

dagoeneko ehun eta berrogeita hamar lanpostu suntsitu egin dira eta askotan behin behineko langileei buruz hitz egiterakoan ez gara konturatzen beraiek ere

eta ehun eta berrogeita hamar behin behineko langileak kaleratuak izan dira iaz

epai aldekoak izan dira baina egia da epaitegietan sartzen zarenean zaila da jakitea nola amaituko den decía

gobernua sostengatzen duten alderdiek bere zuzenketa egin dutelako eta

langileek enpresa komiteak eskatu zigun eta bidali zigun testu bat babesaren bila eta elkarrekin podemos taldeak eta gure taldeak euskal herria bilduk onartu gure egin genuen testu hori eta aurkeztu genuen argi dago hasiera hasieratik gai hau deserosoa izan dela gobernua sostengatzen duten alderdientzat

jaso genuen testuari babes esplizitua emateari gero

ez zegoela premia erabaki zuten eta premiazko prozedura

momentu horretan ez genuen alde egin pentsatzen genuelako gai hori

sektore osoaren inguruko eztabaida bat zela sektorearen inguruan negoziazio kolektiboan gauzak konpontzearen deia egiteaz aparte egin behar genuela azterketa diagnosia eta plan integral bat sektorea sustatzeko

urrats apala baina azken finean urrats bat eta gu horretarako gaude urratsak emateko ez dago formula magikorik determinatzeko noiz urrats bat nahikoa den eta noiz ez baina kasu honetan eta esan dut

gaur langileek euren tesi nagusia bultzatuta eta babestuta ikusiko dutela ez jatorrizko

horregatik uste genuen gauzak bere izenez deitu behar zela eta

eta enpresaren praktika desegokiak egon direla esan behar bagenuen esan behar genuela baina zerbait esango dugu eta azken finean langileen aldarrikapen muina gaur nik uste dut nolabaiteko babesa jasoko duela

aldeen artean kanporaketak eta behin betikoak diren neurriak baztertzea eta ahal den neurrian ere suntsitutako enpleguak berreskuratzea

eskatzen dugu lan baldintzak errespetatzea eta eskatzen dugu trantsizio hori elkarrekin egitea

langileen sorbaldetan zama guztia jarri gabe bien bitartean eta lehen esaten nuen moduan ni ez naiz profeta ez dakit zer esango duten

zer egiten ari zareten zer egin duzuen zer egingo duzuen zer sortu duzuen zer itxaropena eta ze elkartasuna piztu zuen euskal herrian

gu saiatuko gara eta esfortzua egingo dugu beti zuen ondoan egoteko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

langileei gure babes osoa adierazi nahi nieke

egongo gara tubacexen ez dagoelako inor soberan tubacexeko zuzendari erretiratu erea eta berriro

eskerrik asko hernández jauna zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz sozialistak rico jauna zurea da hitza

nada más y gracias eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

mahaiburu andrea lehendakari

legebiltzarkideok arratsalde on denoi eta gure elkartasuna

gaur eztabaida honetan gurekin batera baitabiltza

elkarrekin podemosek ekimen hau aurkeztuko digute tubacexeko enpresa batzordearen planteamendu bat

eskerrik asko eskerrik asko aiartza jauna zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz mistoak ez du hitza hartu behar

gure ekonomiaren zutabeak gure ehun produktiboaren eta batez ere gure industriaren zutabeak zeintzuk diren eta zer egoeratan kokatzen diren mundu mailan ematen ari diren aldaketen inguruan

trantsizio energetikoaz eta deskarbonizazioaz eta gure ekonomian

autogintza sektoreak aeronautika sektoreak eta

beste isurketetan indartsuak diren sektoreak orduan ondo legoke ere

egia delako egia delako tubacexek ere pairatzen dituela

eskerrik asko rico jauna euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria gil jauna

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu eta elkarrekin podemos ezker anitza taldeek batera aurkeztu duten legez besteko proposamenaren jatorrizko

ez da onartu jatorrizko testua euskal sozialistak eta euzko abertzaleak aurkeztu duten osoko zuzenketa bozkatuko dugu jarraian

bozketaren emaitza onako izan da berrogeita bi eman dugu hirurogeita hamabost boto alde beraz aho batez onartu da